egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

bakoitza zuen eserlekuetan eseri

gai zerrendako lehenengo puntua galdera kerman orbegozo uribe euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina euskadin adin txikikoen alkohol kontsumo altua ekiditeko planari buruz orbegozo jauna zurea da hitza

egun on lehendakari sailburuok legebiltzarkideok darpón sailburua

adingabeak eta alkohola programa aurkeztu zenuen horren harira adierazi zenuen ekimen horren helburu nagusiak zirela adingabeen

eta horren inguruan euskal gizartean dagoen permisibitate giroarekin

gure taldeak bat egiten du zuk egindako adierazpenekin uste dugu gizartea kearen zein tabako menpekotasunetik libratzeko aurrerapausoak ematen ari den bezala gai izan behar dugula ere bai adingabeen alkoholaren kontsumoaren

bultzatzeko hain zuzen ere zuk esandako moduan adin txikikoek ez dezaten lotu alkohola edatea edozein motatako jaiekin

edo aisialdirako ohiturekin alkohola edateak adingabekoengan oso eragin kaltegarriak izan ditzake

gure gizartean ohikoa bilakatu den bezala neurri gabe egiten bada gure taldea beraz bat dator osasun sailburuak esandakoarekin hau da

osasun publikoko arazoa bilakatu delako arazo horri aurre egiteko

sustatzen ari den moduko ekimenei horregatik guztiagatik adingabeak eta alkohola programaren xehetasunak hobeto ezagutzeko helburuarekin eskatu nahi dizugu

beste erakundeekin elkarlanerako zein neurri hartuko diren emaitzen jarraipena nola egingo den eta abar besterik gabe eta bukatzeko aldez aurretik eman eskerrak zure azalpenengatik

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok lehendakari jauna orbegozo jauna egun on guztioi komentatzen zenuen moduan

esanda gauza bat azpimarratu behar da gure gizartean euskadin alkoholdun edarien kontsumoa oso erratuta dago baita oso onartuta ere como conocen

aurre egitea lehendakariak berak agindu zigun programa bat egiteko gobernuak bultzaturik euskadiko erakundeak eta agente ezberdinak elkarlanean aritzeko

inoiz baino kemen handiagoz indar eta ahalegin guztiak bildu behar ditugu alkohola neurri gabe edatea babesten duen kulturari buelta emateko eskerrik asko

isiltasuna mesedez gai zerrendako bigarren puntua galdera

eh bilduko taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sestaoko alkateak eginiko adierazpenei buruz

egun on guztioi sestaoko alkateak zenbait familiaren erroldatzea galarazi egin du legez kontra alkateak berak legedia urratzea ontzat jo du argi eta garbi eta ez du bere jokabidea zuzentzeko asmorik

pertsona jakin batzuk euren etnia edo jatorriagatik diskriminatu daitezkeela eta beraz legedia urratzen duen alkate bat karguan jarraitzeko moduan

elkarbizitza arloan eta mina eta aurkaritza sortzen dituzten adierazpen eta jarrera guztiak saihestu behar dituzte izan ere argi daukagu helburuak
dituela inola ere bitartekoak justifikatzen eskerrik asko urrea andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi diana legebiltzarkide andrea legearen ikuspuntutik gaia epaitegian daude eta epaiaren aurretik

denoi udaletxetik hasita eta ez dut beraz nik besterik esatekorik baina esan nahi nuke argi eta garbi esan nahi dut sestaoko alkatearen hitzak erabat desegokiak iruditu zaizkidala eduki aldetik eta tonu aldetik erabat

eusko alderdi jeltzaleak adierazitako irizpide kritikoarekin ere bat nator

baita ere josu bergara alkateak onartu duela hitz desegokiak direla eta barkamena eskatu du egin duena zintzotasun osoz egin du jendaurrean eta berehala hori bai hitz horiek ez ziren etorkinei buruzkoak ez ziren etorkinei buruzkoak

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

delinkuentziaren eta zibismo faltaren ondorioz arazo larriak dituena delinkuentziaren eta zibismo faltaren arazo larri baten aurrean aurkitzen gara eta arazo horri konponbidea eman behar zaio legearen ikuspuntutik

eta zuhurtzia erakustea dagokigula iruditzen zaidala ere

gai zerrendako hirugarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

bi mila hamazazpian zero defizitaren helburua lortzeari buruz pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta buenos días

kontu publikoen zehaztasuna eta egonkortasuna jaurlaritzaren helburua da eta hori da

oinarria eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

onbideratuta eta kontrolatuta daude defizitaren helburua betetzen dugu eta zorra murriztu ahal dugu onbideratutako kontuak berme bat dira

oinarrizko konpromisorako bermea osasunerako hezkuntzarako eta gizarte babeserako hauek dira lehenesten ditugun helburuak eskerrik asko

garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok eitbk bi teleberrietan
goizekoan eta arratsaldekoan bai euskaraz eta bai gaztelaniaz oso jarraipen gutxi egin zitzaion san prudentzio jaiari

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

egun on garrido andrea oso baliagarria litzateke zure uztez jarraipen txikia zer den jakitea horrela ahalik eta balorazio erreal eta

zer esango dizut jaialdi ekitaldi eta mota ezberdinetako gertakariei ematen zaien trataera albistegiek eskura dituzten bitartekoak zein gaurkotasun eta interes informatiboko irizpideak jarraituz erabakitzen da

edo gipuzkoako arantzazuko ama izan san prudentzio egunaren kasuan multimedia jarraipena izan du eitbn horrek jaiari jarraipena talde mailan eman zaiola esan nahi du hau da telebista irratia eta internet erabiliz eta ez bakarrik komunikabide bakar bat hori horrela

ekitaldi instituzionalak erlijiosoak zein jaia bera

ha sido la adecuada eskerrik asko uriarte andrea garrido andrea zurea da hitza

festibitatearen ekitaldi nagusiak ez ziren agertu ezkutatu ziren

garrido andrea zuk zeuk egindako galderari lotzen saiatu naiz hau da

dituen irizpideei zein etbk egindako jarraipena azaltzen saiatu naiz baina ekin eta ekin jarraitzen duzula ikusita are gehiago esango dizut aurreko mintzaldian aipatutako etb bat

albistegietako jarraipenez gain etb bat kateak jaiari buruzko gau tematikoa eskaini zuen audientzia goreneko ordutegian zuzeneko saioak eskainiz igual ez duzu ondo sakatu telebistak botoiak baina horrela izan zen

hirurogeita lau minutuko saioa gasteizko txistularien kontzertua

ehun eta laurogeita zortzi minutuko saio berezia eta ez hori bakarrik euskal herria zuzenean saioan ere izan zuen lekua albisteak lau minutuko bideo berezi bat eskainiz

uriarte anderea gai zerrendako bostgarren puntua gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sestaoko alkateak etorkinekin erakutsitako jarrerari buruz maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna erantzuna lehen ere eman egin dut baina berriro esango dut sestaoko alkatearen hitzak erabat

hitz horiek ez ziren etorkinei buruzkoak etorkinek beraiek onartu egin dute beraiek esan dute etorkinek esan dute

una manipulación delinkuentziaren eta zibismo faltaren arazo larri baten aurrean gaude maneiro jauna ez dugu arrazismo arazo bat ez

gai zerrendako seigarrena puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina haurren pobreziari aurre hartzeari eta aurka egiteari buruz maneiro jauna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

hitza eskerrik asko mahai buru andrea

nada más eskerrik asko aburto jauna

interpelazioa laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzak legegintza egutegia ez betetzeari buruz mintegi andrea zurea da hitza

egun on eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideak guk egin diogun interpelazioa lehendakariari hauxe da

lege egutegia betetzeari begira kontuan hartuta orain arte ez duela bete agindutakoa eta hori da errealitatea hamairutik hiru

eta hiru baino ez dira heldu parlamentura beraz hilabete eskasean suposatzen da beste hamar lege helduko direla

urtea amaitu baino lehenago hori zelako agindutakoa hain zuzen ere bigarren lau hilabetean beste zazpi lege gehiago bidaliko zirela heldu direnak heldu dira urtebete egon eta gero egutegirik aurkeztu gabe hau da hauteskundeak urrian izan ziren bi mila hamabian

parlamentu honek sarritan eskatu eta gero eta egutegia aurkeztu zenetik orain arte zazpi hilabete igaro dira eta hiru lege heldu dira estadistika legea lur kutsatuena eta hauteskunde legea

proiektua oraindik ez dira heldu oso funtsezkoak diren legeak eta alderdi guztiek behin eta berriz azpimarratu dituztenak horien artean udal legea administrazio legea

kooperatiben legea besteak beste eta besteak ez aipatzearren beraz iruditzen zaigula legeak ez ekartzearena ez dela bakarrik

badela egoera orokor baten sintoma bat eta kontuan hartuta

eta badela momentua balantzea egiteko ordua planteatzen dioguna

zertan egin dion huts jaurlaritza honek emandako hitzari

herritarrekin izandako konpromiso hori zertan egin dio huts eta banan banan baldin bagoaz ikusten dugu huts egin diola

ezarri zizkion hiru ardatzetan balantze bat eginda ikusi dezakegu lehenengo zortzi hilabetean jaurlaritzak

oposizio osoa aurka zeukalako eta momentu batean asmatu zuen presio hori askatzeko modua eta izan zen alderdi sozialistarekin itun bat egitea sozialistek saldu egin zioten jaurlaritzari erosotasuna presioa kentzea eta alderdi jeltzaleak erosi egin zuen hori

trukaketa horretan salerosketa horretan zer irabazi zuen

euskal herriak herritarrek zer irabazi genuen hutsaren hurrengoa ez genuen ezer irabazi

ez ziren izan arazo zehatzei eta larriei

eraginkorrak orduan hartutako neurriak izan ziren batez ere norberak presioa askatzeko eta norberaren miseriak

hori izan zen ituna orduan salatu genuen eta orain ikusten ari da alde batetik jaurlaritzak behar zuen aurrekontu proiektua ateratzea ez bazuen ateratzen bi mila hamairurako orduan benetan kinka larrian ikusiko zuen bere burua

aurrera ateratzea aurrekontu proiektua eta beste alde batetik sozialistek lortu zuten adieraztea nola edo hala bazirela eraginkorrak nahiz eta ez eduki inolako presentziarik erakundeetan zortzi udaletxe baino ez

aldundietan inolako presentziarik ez baina nola edo hala

eta horregatik saldu behar izan zuten irudi hori zein da horren guztiaren

bazegoela posibilitatea benetan zeuden arazoei erantzun bat emateko

erabaki zen atertu arte zain egotea ez dira egin politika eraginkorrak eta aukera egon da

aipatzen direla eta ekartzen direla baina gero errealitatea ikusten badugu ikusten dugu jaurlaritza dagoenetik hamar mila langabetu gehiago dagoela ikusten dugu

ahalmena galdu izan dela lurralde guztietan bizkaian gehiago lau koma sei eta gutxiago gipuzkoan bi koma lau araban bi koma sei

bi urte hauetan horiek dira datuak atzera joaten ari gara

zero defizita lehentasuna da hirurogeita hamar milioi gordetzea tiraderan eta bitartean aburto sailburuak esaten digu bai badagoela

baina dirua falta dela zazpi koma zortzi bat nota ateratzen dugula baina helburua dela hamareko bat ateratzea hemen entzun dugu

eta dirua behar dela horretarako dirua nondik aterako da tapia andreak proposatzen digun zerga politikarekin hortik aterako da dirua justua al da identifikatzea

zerga politika justu bat justizia soziala bilatzen duen zerga politika identifikatzea delituarekin hori da politika identifikatzea estorsioarekin

hori da politika benetan oso larria iruditzen zaigu planteatzea nahi dugu baina

aldi berean egitea elusio fiskalaren apologia oso larria da hori eta hori egin da ez behin bakarrik behin baino gehiagotan

bidean dauden herrialdera bidaltzea dirua elkartasuna etxean hasten da elkartasuna hasten da zerga politika justu batetik abiatuta eta hemen planteatzen ari dena da hain zuzen ere enpresa handiek eta fortuna handiek arintzea

fiskala hori da planteatzen ari dena eta hori oso larria da azkeneko datuek esaten digute errekaudatzen edo jasotzen diren hamar eurotik familiek ematen dituztela bederatzi euro ematen dituzte familiak eta enpresek askoz ere gutxiago eta datuek esaten digute ehuneko berrogeita sei aldiz gehiago ari direla aportatzen familiak enpresak baino hori da errealitatea

adierazten dutena eta horren aurrean zuek egiten duzuen planteamendua da presio gehiegi

enpresariei enpresak langileak dira eta langilerik gabe ez dago enpresarik eta

ekonomista ez den batek honelako gauzak esan behar izatea plusbaliari buruz hitz egin behar izatea baina zuek nik baino hobeto dakizue hain zuzen ere zein den ekonomiaren eta kapitalaren jatorria eta nola jasotzen den plusbaliatik hau da langileen esfortzutik langileen

lanpostuak sortu egiten dira kapitalak eta langileak daudelako eta kapitala badakigu nondik datorren eta ni ez naiz ekonomista askoz ere hobeto dakizue nik baino funtsean laburbilduz esan nahi duguna da bakarrik hiru lege ekartzea

hori dela politika orokor baten sintoma bat eta politika horrek esaten diguna da gobernu honek erabaki duela

eustea eta ez duela egin politika eraginkor seriorik beste leku batzuetan ikusi izan dugun bezalaxe eta hemen lehentasun batzuk hartu izan direla

eta iruditzen zaigu balantzea egiteko une honetan aitortu beharko zenuketela legearen kontua dela orokor baten beste elementu bat beste faktore bat eta faktorea da gobernu honek oraindik ez diola heldu gaiari behar zaion lekutik eta da politikak eraginkorrak egitea neurri paliatiboak aringarriak edo leungarriak ipini gabe sailburuek zuek aitortzen duzuen bezalaxe neurriak aringarriak direla bakarrik

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mintegi andrea legegintza egutegiari

interpelazioa zelakoan aprobetxatu duzu hemen hausnarketa mota guztiak egiteko egoera ekonomikoari buruz eta teorika oso bat eman diguzu gainera plusbaliaren inguruan baita ere

nik marx en el capital irakurri nuenetik benetan azalpen eta laburpen hain zehatza eta argia zurea bezalakorik ez dut ikusi benetan orduan izugarri aspergarria iruditu zitzaidan

ez da jende askorik horri buruzko hausnarketak egiten duenik baina en fin ez dakit benetan horrek legegintza egutegiarekin harreman zuzenik daukanik

atzo eta aste honetan zehar egindako adierazpen asko eta askoren inguruan balorazioak

baina gauzak diren moduan errespetatu gabe batzuen eta besteen hitzak zure erara moldatuz eta horretara konklusio erabat desegokiak azalduz baina beno goazen gure zereginera

legegintza egutegiari buruz zuk esan duzu lehenik eta behin oso modu laburrean nahiz eta zure testu idatzian modu luzeagoan eta

nolabait edo beste legegintza egutegia egin duela legebiltzarrak presioa egin diolako eta bereziki eh bilduk eskatu diolako eta

horrela gobernu honek argi zeukan hasiera hasieratik gobernu programa bat egin behar zuela

bazekien eta horrela azaldu zuen lehendakariak berak gobernu programa horren baitan legegintza egutegia zati bat atal bat besterik ez zela

joan den urteko martxoan ekimen bat aurkeztu zuela lehendakariaren agerraldia eskatuz

agertzeko eskatuz legegintza egutegiari buruzko azalpenak eman ditzan baina egia da baita ere eh bilduk hori erretiratu egin zuela

ekimen hori lehendakariak bere kabuz berak azaldu zuelako gobernu programa azaltzeko borondatea eta aldez aurretik nabarmen utzi zuelako lege egutegia ez zela besterik gobernu programaren atal txiki bat baino

handiagoa zabalagoa eta beste helburu batzuk aurrikusten dituelako legeetaz aparte eta hori berak esan zuenez zuek erretiratu zenuten zuen ekimena lehendakariak azaldu zuen hemen maiatzean

baino gehiago da bere gobernuaren gobernu programa azaldu zuen eta argi eta garbi utzi zuen

horren atal bat horren zati bat legegintza egutegia hain zuzen ere aprobatuko zuela gobernuak eta horrela izan zen gobernuak bere legegintza egutegia aprobatu zuen ekainaren hogeita bostean eta handik bi egunetara hemen legebiltzarrean zegoen

guztien eskuetan egia da gero horri buruzko agerpena lehendakariarena urrian gertatu zela baina dokumentua hemen zegoen ekainetik

konparezentzia hori gertatu izan bazen ez zen gobernuaren kulpaz baizik eta legebiltzarrak bere agerpenak planifikatzen dituelako eta egun hori jarri ziolako

bi modutara planteatu daiteke nire ustez bata da legegintza egutegia dogma bat izango balitz bezala hartuz jakinik gainera aukera horrek abantailak ematen dizkiola egiten duenari dogma bat

legegintza egutegia edozein aldaketa ez betetzea delako eta orduan nahita ez dogma betetzen ez denean dogma aldatzen denean dogmaren urraketa dagoelako eta

ematen ditu besteak beste titular errazak ematen dituelako ez duzu zure

titular errazak baina aldi berean merkeak oso merkeak hori da modu bat beste modu bat da baita ere

egiteko hau da legegintza egutegia tresna bat bezala hartuz gardentasunaren

itzala izango dena edo isla izango dena gobernuaren

isla izango dena eta neurri berean gobernuaren jarduna jarraitzeko

legebiltzarrari bai gizarteari oro har politikan tentazio handia dago beti lehenbiziko bidetik abiatzeko hau da egutegia dogma bezala hartzearen aldekoa zergatik beno ba ondorio mesedegarriak dituelako horrela jokatzen duenarentzat esan bezala alde batetik titular errazak lortzeko posibilitatea ematen duelako ez duzue bete gobernuak huts egin du ez du bere hitza bete

merkeak errazak bai baina oso merkeak kontua da gobernuak

gobernu guztiek esan bezala ez dute hau egiten aurreko gobernuak esate baterako gobernu programarik ez zuen aprobatu legegintza egutegia bai baina gobernu programarik ez adarra bai enborra ez gipuzkoako diputazioak ez bata ez bestea ez gobernu programarik ezta legegintza edo araugintza

bat ere ez hemen dogma bezala hartu dezakegu ala tresna bezala hartu dezakegu jarraipena egiteko gardentasunaren isla modua gobernuaren jardunaren jarraipena egiteko eta gobernu honek hasiera hasieratik argi utzi zuen berak bigarren bidea hartzen zuela

gardentasunaren izenean jarritakoa eta bai oposizioari bai gizarteari bai parlamentu honi gobernuaren jardunaren jarraipena

lehendakariak berak hemen azaldu zuenean esan zuen argi eta garbi utzi zuen legegintza egutegia zela

hau da malgua eta irekia eta dokumentuak berak

hitzez hitz irakurriko dizuet esaten du bere hitz aurrean

por circunstancias sobrevenidas legegintza egutegia tresna malgua aldakorra da beti hemen eta australian leku guztietan beti

horregatik fitxak sartzen direnean dokumentuan eta

noiz aprobatuko duen noiz aztertuko duen lege proiektu bakoitza hitzez hitz esaten da fitxa bakoitzean eta irakurri

fitxa guztietan agertzen da horrek erakusten edo ematen du benetan hasiera hasieratik gobernu honek tresna gisa eta ez dogma gisa hartu duela legegintza egutegia horrek esan nahi du

prebisioak aldatu daitezkeela zergatik legegintza proiektu batzuk atzera egiten doazelako beste batzuk aurreratu egiten direlako

beste kasu batzuetan hasieran aurrikusi gabe dauden lege proiektuak sartzen direlako

kanpora doazelako baina nola nahi ere tresna aldakorra da eta malgua horrela aitortuta dago eta horregatik jarri zen dokumentuan bertan

eta urtarrilean egin genuen lehenbiziko ebaluaketa bat logikoa denez urtarrilerako oraindik ez zen denbora nahikorik pasa eta ebaluaketa oso ahula izan zen zer ebaluatu askorik ez zegoelako

hurrengo ebaluaketa uztailean egin behar da bi hilabete barru horregatik harritzekoa da neurri batean zuk planteatu duzun interpelazio hau hain zuzen ere gobernuak egin behar duen ebaluaketa hori

aurkezteko baina hori gehiago da dokumentu hau dogma gisa hartzea tresna gisa hartzea baino eta tresna gisa hartzen baduzu ebaluaketa hori

zer arrazoi dagoen eta zein motibazioa dagoen sartutako aldaketak ganorazkoak diren funtsezkoak diren arrazoituak diren fundamentuzkoak diren ala ez aztertzeko baina banan banan ez titular merkeak eskatuz
eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna mintegi anderea zurea da hitza

egun on berriz ere ohartxo bat hasi aurretik ez nau harritzen

teoriak eta marxismoak aspertzea ez nau harritzen datu bat

bi mila hamairuko maiatzaren bederatzian eh bildu taldeak egin zuen ekimen bat

lege egutegiari buruz beraz bai ibili gara ardura horrekin eta bai egin ditugu ekimen horiek gero aipatu duzu martxoarena hori beste bat da

benetan oso larria iruditzen zait erridikulizatzea eta orain kolokan jartzea

konpromisoak oso larria da hori hau da orain ez da dogmatzat hartu behar orain ez da seriotzat hartu behar norberak

benetan iruditzen zaizue dena likidatu daitekeela esanez titular merkea dela zer da merkea zuek hitza ematea merkea da zuek konpromisoak hartzea merkea da hau da eman ematen da baina gero erretiratu egiten da komeni zaigunean

herritarrekin eta gero konpromiso hori betetzen ez denean orduan malgutasunez eta irekitasunez tratatu behar da

hiru ardatzetan hiru helburu nagusirekin etorri zineten gobernu honetara bakegintza krisiari aurre egitea eta autogobernua

eta ikusiko dugu malgutasun hori hain malgua dela ez dakigula non gelditzen den aurretik hartutako konpromisoa banan banan ikusita ikusten dugu bakegintzan

bueltatu garela hasierako kasilara abiapuntura bueltatu gara praktikan

eta datuak tematiak dira mahai gainean daude eta ikusten ditugu egunero eta autogobernuari buruz argi dago

zein den jarrera eta jarrera da ahalik eta gehien atzeratzea batek daki zer nolako

ponentziaren emaitza hori da ikusten ari garena

hitza ematea konpromisoak hartzea merkea da

gurekin edo ez dakit zer

zeuek zeuen buruari ipinitako zeregina

hartutako konpromisoa zuek herritarrei emandako hitza

momentu honetan eta ekuadorrera heltzen ari garenean ez dagoela atal bakarra ere non esan daitekeen ari gara betetzen

ez dago atal bakarra ere ez bakegintzan ez autogobernuan

ere ez ezin duzue egin balantza positibo bat ia bi urte pasatu eta gero

eta lege egutegia da horren sintoma bat da hori da horren adierazgarri bat

baina benetan hasten bagara balantzea egiten ikusten dugu ezin duzuela

arlo bakarrean ere eta hori da arduratzen gaituena beraz ni

hitz egin baino lehenago titular merkeaz eta salaketa errazaz

kontrajarri behar zaio emaitza positibo bat esan beharko zenukete bai halaxe da

guk emandako hitz honetan emandako hartutako konpromiso honetan hau eta hau bete dugulako

planteatzen diguzuela hemen ezin da hor ezin dugu hemen

hemen ez daukagu dirurik hemen ez daukagu posibilitaterik

hemendik ez daukagu dirurik zein da balantze positiboa benetan kapaz izan zaitezkete esatera

lege egutegia baina hau da gure balantze positiboa non dago eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea beno guk geure buruari jarritako konpromisoa eta horri buruz

luzea eman dizut gobernu honek hasiera hasieratik asmatu zuela legegintza egutegia tresna

bere buruari jarritako konpromisoa horixe zen eta hainbat esaldi irakurri dizut horretarako bertatik ateratakoak titular merkea zer da norberaren konpromisoak ez betetzea ez berez izatez hemen eta mundu guztian

bat dogma bilatu nahi izatea bihurtu nahi izatea horixe da

beraz malgua berez leku guztietan den tresna bat ezin daiteke dogma bihurtu eta horren ondorioz zuk ateratzen dituzun ondorioak atera

ari gara zuk esan duzu hiru lege proiektu etorrita daudela bat

ez zen dirudienez hain presazkoa legebiltzarrarentzat eta zure taldearentzat baina

beste lau azken urratsak ematen ari dira azken txostena jasotzen ari dira

organoek ere administrazioaren barruan euren denbora behar dutelako euren txosten juridikoak eta ekonomikoak egiteko

horiek beharrezkoak dira eta uztailean honi buruzko ebaluaketa gobernuak egiten duenean

ez baitu balio arrazoi bakar batek denentzako banan banan lege bakoitza lege proiektu bakoitzak bere testuingurua dauka eta testuinguru horren baitan ebaluatu behar da

aldaketa bat justifikatzeko zergatik aurreratzen den zergatik atzeratzen den benetan atzerapena baldin bada bi hiru hilabeteko kontua benetan atzerapena baldin bada

ez gauzak zentzuz aztertzen baldin badira eta arrazoiak ematen badira esplikatzeko azaltzeko

esan bezala lege bakoitzarekin banan banan egin behar den gauza bat erraza da hona etortzea esaten zuk hamalau hamairu prometitu zenituen eta orain arte hiru bakarrik

hitza ez duela bete baina bere kasuan bere hitza izango litzateke sei hilabetekoa bukatzen denean oraindik ez bada bukatu

dogma bezala hartu duzuelako eta zergatik hartu duzu dogma gisa titular errazak ematen dituelako horregatik aitortu ezazu

nik ere titular erraza erabili dezaket zuk zeuk lehendakarik egindako

zuek ez daukazue ekimenerako gaitasunik guk bai eh bilduk izugarrizko motorra martxan jarriko du hemen legegintza aurrera ateratzeko

y un largo etcétera zure hitzak dira hitzez hitz hartuak

zuk zeuk erakutsi nahi zenuen zuen talde parlamentarioak izugarrizko gaitasuna izango zuela eta harrezkero zer gertatu da

ekarri dituzuela hona batek bi artikulu ditu bi

eta bestea luzetxoagoa da oraindik oraintsu aurkeztutakoa lehendakariak orduan esan zizuen baita ere gobernua zabalik dagoela hemen talde parlamentarioek benetan gaitasunik badaukate

martxan jartzeko guk adostasunaren aldeko jarrera daukagulako prest geundela baina hemen hitzak eman eta ez betetzearena benetan dogmatzat hartzen badugu

benetan zentzuz jokatu dezagun legearen egutegiaren ebaluazioa datorrenean hona

aztertuko dugu banan banan legeak eta orduan zentzuz ganoraz funtsez arrazoiz aztertuko dugu

dagoen ala ez dagoen egutegian aldaketaren bat sartzeko edo sartu diren aldaketak justifikatzeko baina ez gaitezen hona etorri jakinik honek erraztasuna ematen dituela benetan titularra sortzeko horrelako adierazpen potoloak egiten zeren horrekin ez goaz benetan legeak lantzen ari gara aurrera doaz eta urrats garrantzitsua ematen ari gara baita ere arlo honetan

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina itzarri
gobernu organoetako presidentziako bateragarritasun politikoari buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak defenditzen duen estatu ereduari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legelbiltzarburu andrea señor maneiro me pregunta

eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

itxaso jauna aburto jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

lehendakariari egina zero defiziteko politikari buruz matute jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea
lehendakari jauna maiatzaren hamalauean hauteskunde kanpainan bete betean geunden berez zuk zeuk ere bete betean parte hartu zenuen kanpaina horretan

zero defizita jarri zenuen helburu moduan gainera arrazoizkotzat jo zenuen helburu hori kontutan izanda

aitortzen duzun moduan egonkortasun legearen bitartez gure baliabideak desbideratzen dituena beste batzuek eragin duten zorrari aurre egiteko

langabezia murrizketak eta prekarietateari aurre egiteko uste al du lehendakariak porrotera eramaten duten

esanguratsuenetarikoa den defizit zero politika zintzo aplikatuz
gure langabezi eta prekarietate tasa murriztuko dugunik eskerrik asko matute jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzarburu andrea eskerrik asko

baina berriz esango dut kontu publikoen zehaztasuna eta egonkortasuna eusko jaurlaritzaren helburu bat da erakunde publiko guztien helburua eta betebeharra guztiena ezinbestekoa da baina hori baino gehiago neurri onuragarria da beharrezkoa da inbertsioan hazkundea eta enplegua sortzean

oinarria egonkortasuna eta zehaztasuna izatea

arazoa zorraren morrontzak eragiten du lehen esan egin dudan bezala

defizitaren helburua betetzen dugu eta zorra murriztu al dugu ere

beraz matute jauna konpromiso honi esker gaurko eta biharko oinarrizko zerbitzuak bermatu egingo ditugu nahiz eta inposatutako

lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzarburu andrea eskerrik asko

berriro esango dizut onbideratutako kontuak berme bat dira eta jaurlaritzaren oinarrizko konpromisoa ezinbesteko bermea osasuna hezkuntza eta gizarte babesa

ehuneko hirurogeita hamara eta hori da lehentasuna baina ez da koiunturala eta

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamairugarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina zaratamon euskal obretan egindako zubiaren inguruan matute jauna zurea da hitza

ahtren bideragarritasuna soilik ez diru publikoaren erabileran gardentasuna zalantzan jartzen dutenak dudarik gabe zaratamoko zubia da honen adibiderik

hamaika milioi euro gastatu dira erabiliko ez den zubian hasierako kopurua baino hiru milioi euro gehiagoko

larria oso larria dudarik gabe eta egoera sinesgaitz honen aurrean datu bat edo argibide bat ezagutzea gustatuko litzaiguke

ziren adifen asmoak eskerrik asko matute jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

egun on mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok

zaratamoko zubia galdakao basauri tartearen proiektuaren baitan dago

eta dakizunez adif erakundeak garatzen du zuzenean

urte horretako abenduan esleitu zen eta bi mila zortziko maiatzean hasi ziren lanak egiten

onartutako informazioa azterlanean ezezik bi mila batean onartutako trenbideen lurralde plan sektorialean ere onartuta dago gainera azken horrek yaren ibilbide osoa jasotzen du

guk dakigula orain arte ez direla aldaketarik izan hori da daukagun markoa eskerrik asko oregi andrea

bai nahiz eta hainbat aldiz gaur izenez aldatu matute jauna zu zeu zara gobernu honek

hirugarren hariko hiri sarbideak behin behineko konponbideak direla ezin direla luzaroan mantendu eta bilboko abandoko geltokirako sarbideak egin behar direla bi milaan onartutako informazio azterlanean eta bi mila bat onartutako trenbideen lurralde plan sektorialean aurrikusitakoarekin bat bilboko buruzko erakunde arteko batzordearen azken bilera bi mila hamairuko abenduaren hamabian izan zen ordezkatzen dudan gobernuak horrela eskatuta bertan ordezkatuta zeuden bilboko eta basauriko udalek ezezik gobernu honek ere

abandoko geltokian sartzeko onartu den sarbidea ahalik eta lasterren gauzatu behar dela

zubian hasi eta zubi horretako bi hodiko tunelaren bidez sartzen da geltokian

oregi andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera miren gallastegui oyarzábal euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gallastegui como usted

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina kantauriko antxoaren elikadura kalitate eta segurtasunaren inguruan